egun on guztioi mesedez bakoitza bere lekura

mesedez lehendakaria hautatzeko bigarren bozketa egingo dugu

lehenengo zehaztuko dugu zer legebiltzarkiderekin hasiko garen

betolaza san miguel amaia bollain urbieta julen

guanche suárez tinixara hernández hidalgo jon

martínez hierro lander martínez zatón iñigo

mendizabal mendizabal garbiñe orbegozo uribe kerman otamendi tolosa maider

otero gabirondo mikel pastor garrido josé antonio pinedo bustamante leire

rojo solana natalia romero pozo rafaela sagardui goikoetxea gotzone

sánchez martín gloria semper pascual

uria serrano juan luis uribe etxebarria apalategi luke urizar karetxe pello

zabala artano maría pilar zorrilla ibañez joseba agirre arizmendi iñaki

aiartza zallo jon alonso aranegui alfonso andueza lorenzo eneko

eukene arregi romarate amaia

beltrán de heredia arroniz estefanía erkoreka gervasio josu

oregi bastarrika ana isabel tapia

iturrate ibarra iñigo iñigo urkullu renteria

macazaga sáenz cristina prieto san vicente txarli iñigo urkullu renteria tejeria otermin bakartxo iñigo urkullu renteria

eman dugu bozka hogeita hamazazpi bai hemezortzi bai hogei

ondorioz iñigo urkullu renteria jauna izendatu da eusko jaurlaritzako lehendakari zorionak

legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on

gure herri honetan ez dagoela ohore handiagorik lehendakaria izatea baino horregatik herri osoari eskerrak eman nahi dizkiot eskerrak

eskerrak euzko alderdi jeltzaleari zuen konfiantza osoa jaso dudalako momentu oro eskerrak alderdi sozialistari zuen babesagatik eskerrak jaurlaritzari

herri honen alde eskerrak familiari beti nirekin izateagatik apal apalik onartzen dut elkarrizketa eta akordioa ezinbestekoa izango direla legealdi berri honetan euskadi anitza da eta aniztasun hori hemen islatzen da

denon ekarpena behar dugu herri hau aurrera ateratzeko akordioa da aniztasuna frogatzen duena eta akordioaren alde egingo dugu beti

agintea beteko dugu argi dugu lau urte garrantzitsu ditugula aurrez aurre programa sendo bat aurkeztu dugu baina badakigu indar guztiak behar ditugula etorkizuneko erronkak gainditzeko programa irekia dugu

hori da gure helburua eta ardura euskadik aurrera egitea euskadi da gure norabidea eta etorkizuna beraz

maite dugun hori eskerrik asko denoi eta ekin diezaiogun lanari elkarlanari auzolanari

eta bilkura amaitu aurretik jakitera ematen dizuet karguz jabetzeko osoko bilkura gernikan egingo dela azaroaren hogeita seian